arratsaldeon guztioi berriro ekingo diogu osoko bilkurari

mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena zerga iruzurraren aurkako plan bat martxan jartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

ordezkariak dauka bere ekimena aurkeztu eta aldezteko maneiro jauna

maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal talde popularreko ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den etxeberria jaunak dauka hitza

andrea legebiltzarkideok arratsalde on esplikatu nahi nuke zergatik ez garen adostasun batera iritsi upyd eta sozialistekin eta batipat maneiro berak eman digu

orain gutxi izan genuen parlamentu honetan debate monografiko bat fiskalitatearen inguruan

talde parlamentarioak esplikatu zituen gure alderdiak beste alderdiei helduarazi zizkien dokumentuan jasotzen ziren baseak dokumentu hura ireki bezala aurkeztu genuen

dokumentu bezala eta oraindik ere balio duela uste dugu osoko bilkura hartan ardatz bezala landu ziren erreforma fiskala bere helburu eta oinarriei dagokionean landu zen

baita eskumenen inguruan ere eztabaida izan genuen eta nola ez gaurkoan ari garen iruzur fiskalari buruz ere jardun ginen bai aipatutako

posizioa markatu zuen posizio hori iruzur fiskalaren aurkako

emaitzak lortu nahi dituen konpromiso bat bezala demagogia

hobekuntza aurkitu nahi dituen konpromisoa da gure alderdiarena emaitzak aurkitu nahi dituena zergen nahikotasuna helburua lortu nahi duena ekonomiaren berpiztea bultzatzen duena iruzur fiskala injustua delako eta berdintasun eza suposatzen duelako gure instituzioak dituzten finantza horiei aurre egiteko ezinbestekoa delako eta

injustiziaz gain ez dira gizarte lehiakorrak inoiz izango mundu global honetan iruzurra justifikatzen duten gizarteak ez dira inoiz lehiakorrak izango ezingo dute bere burua munduan aurreratuenen aurrean jarri eta hori gure helburua da talde

esan daiteke iruzur fiskalak sarrera galeraz gain kalte handiak dakartzala eta

iruzurra zilegi egiten duten gizarteak edo gobernuak ez daukatela zilegitasunik gero gizarte horri zerga gehiago edo zergak exigitzeko en aquel pleno

etxeberria jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

prieto jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeak eh bilduren ordezkaria lópez de munain zurea da hitza

erabaki genuen orain egun batzuk izandako monografikoaren ondoren beste urrats batean kokatu behar ginela hau da eztabaida hartan hartutako

uste genuen ildo horretatik gogoratu beharra dago ekimenean aurkezten dituzten puntu batzuk jada onartu egin zirela martxoaren hamabostean egin zen

hain zuzen ere emaitzak ez dira berdinak izan iruzur fiskala agerian uzteko grina eta eraginkortasuna ez delako berdina izan kasu guztietan

eskerrik asko eskerrik asko lópez de munain jauna

maneiro jauna barkatu baino denbora bukatu zaizu

euskal talde popularraren ordezkariak damborenea jaunak dauka hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkariak dauka hitza etxeberria jauna

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jauna zurea da hitza

lópez de munain jauna amaitu da eztabaida

amaitu da eztabaida eta bototara jarriko dugu lehenengo mistoa upyd eta euskal sozialistak taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hogeita hamasei ez hogeita hamazazpi ondorioz

erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

nik ez dut itxi atea lehenago itxi dute atea bai baina behin atea itxita batzuk sartu dira eta beste batzuk ez baina eske hau irekita zegoen eta hau itxita zegoen nik ez dut itxi atea

sistema hori ez

hemen gutxiago entzutea kanpoan baino hala eta guztiz bozketa batean gaude gero hitz egingo dugu behar bada

ate hori itxita zegoen eta hau irekita zegoen nik hemendik ez dut itxi eske nik ez dut itxi ate hori irekita zegoen

lehenago itxi dut irekita zegoen

prieto jauna

ate hori itxi du bedelak ate hori ez da itxi nik hemendik ez dut aterik itxi esan dut

denbora baino lehenago itxi duelako lasai

emandako

hirurogeita hamairu bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamasei ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratzen da bozketa amaitu da gauzak

ate hau hau baino lehenago itxi da nik gaur tinbrea inoiz baino beranduago jo dut

eta esan dut tinbrea bukatzen denean bozkatuko dugu

hau baino lehenago itxi da nik hemendik ez dut ezer itxi

lasaitu zaitez mesedez lasaitzeko eseri eta lasaitu zaitez

euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena iraunkortasunarekiko eta ingurumenarekiko

proposamena egin duenaren txanda euskal talde popularraren ordezkaria maroto jauna zurea da hitza

precisamente tan solo hace unas semanas muchísimas gracias eskerrik asko maroto jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza maeztu jauna

legebiltzarburu andrea eta arratsalde on legebiltzarkide guztiei nik behin eta berriz irakurri dut zuen legez besteko proposamena

beste talde guztiek aurkeztutako zuzenketak eta konklusio batera heldu naiz eta da hizkuntz ezberdinetan egiten dugula berba

nik euskeraz egiten dudalako eta zuk gazteleraz

baizik eta termino berdinak erabiltzen ditugunean

uste dut esanahi ezberdinekin erabiltzen ditugula

garapen iraunkorra ezinezkoa dela eta behin eta berriz ari garenean garapen iraunkorraren inguruan iruzur baten inguruan ari gara ezinezkoa da garapena

logika kapitalista baten ezinezkoa da gaur egun helburu nagusi bezala etekin ekonomikoa ahalik eta arinen esku gutxietan pilatzea helburu duen logika kapitalista ingurumenaren babesa edo eskubide sozialen babesa kontrajarriak dira eta uste dut errealitatea hor dagoela datuak hor daudela eta uste dut datuak sobera ditugula

ikusteko ikusteko momentu honetan krisi ekonomiko baina ere bai soziala eta honetan zelan krisi ekonomikoa aitzakia hartuta etengabe murrizten ari diren eskubide sozialak zelan etengabe ingurumenaren kontrako erasoak horrek bai iraunkorrak

orduan guk ez dugu sinesten eredu kapitalista baten garapena iraunkorra edo jasangarria

ikusten dudanean zuen legezbesteko proposamena eta garapen iraunkorraren baloreak bultzatu behar direla uste dut gauza ezberdinetaz

ari garela guretzako momentu honetan erabateko desoreka dagoelako

eta ingurumena eta eskubide sozialen artean noski desoreka ekonomiaren aldekoa bakarrik

etengabe goraka joaten diren aldaketa klimatikoaren datuek ere beste datu argigarri bat da ikusteko desoreka hori existitzen dela ekonomiaren

orduan ez dut uste gai honetaz askoz gehiago sakondu behar dudanik momentu honetan garapen jasangarriaren terminoa kapitalismoaren asmakeri bat delako

azken finean erabiltzen direlako mota honetako terminoak edo

sociales uste dugu zuen proposamena

datuak hor daudela ezinezkoa izango dela momentu baten

populazioaren ehuneko hogei natur baliabidearen ehuneko

eta ama lurraren parte honetan mendebaldean hori gertatzen da populazioaren ehuneko

edo beste datu bat botatzearren populazioaren ehuneko hogeita bi

oreka hori ekonomia eta ekologiaren edo ingurumenaren eta

eskubide sozialen artean ezinezkoa izango da ezin dugulako soilik pentsatu esparru geografiko mugatu batean gasteiz edo euskal autonomi erkidegoan ezta euskal herrian ere ez garapen

eta iraunkorra eta integrala izateko izan behar delako honetan bai pentsakera guztiz globala izan behar delako guretzako orduan aukera bakarra benetako garapen eta garapena diot

dagoena da hazkunde mugagabeko hazkunde fisikoa benetako garapen integral bat eta orekatu bat lortzeko guretzako aukera bakarra deshazkundea da

badakit hainbat ideologia politikentzako oso termino zaila dela asimilatzeko deshazkundearena

alde batetik deshazkundeak derrigortzen gaitu lehenengo eta behin garapena lortzeko indikadorea gaur egun garapena lortzeko erabiltzen ditugun indikadoreak birpentsatu behar direla ezin dugu garapena edo hazkundea soilik

berpentsatu behar direla eta koste anbientala eta koste soziala edozein politika edozein estrategia

koste anbientalak eta koste sozialak kontutan hartu behar dira eta indikadore bezala neurtu jakiteko benetan

ari garen eta gaur egun hori ez da ematen eta bigarrenez lehen aipatu dut negozioen edo etekin ekonomiko pribatuen ikuspuntua

ezin dugu beti lehenetsi interes

eta horren menpe ingurumena ezarri edo horren menpe lorpen hainbat lorpen soziala ezarri beraz esfortzu bat

egin gura genuke ikusita besteen zuzenketak eta badakigunez erdibideko bat dagoela

baina ezinezkoa zaigu ikusita

ulertzen ditugula ikusita eskerrik asko maeztu jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den rojo andreak dauka hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arrizabalaga andrea dauka hitza

arratsaldeon legebiltzarkide guztioi baita mahaiburu andrea eta lehendakari jaunari ere noski

entzun ditugu dagoeneko debate honetan nik egia esan zintzo zintzo

idatzita prestatuta nekarren baina ez dakit gehiegi merezi ote duen maroto jauna izan da ekimenaren

guk hasiera hasieratik bi mila hamargarrena urtean

errekonozimendu hori aitortu egin diogu gasteizi eta gasteiztarrei eta

berdina egingo dugu egia da ekimena irakurri genuenean ba ez zitzaigula bereziki

iruditu ondo dago green capital izendapenaren oroitzapena berriz ere hona ekartzea egia da urtebeterako izendapena izaten dela egia da hala ere

herri batek merezimenduak eduki behar dituela eta behin epea bukatzen denean ere merezimendu horiek izaten jarraitzen duela baina horregatik iritsi gara erdibideko batetara non green capitaleko irizpideak ez ezik

ingurumenarekin eta iraunkortasunarekin lotura duten beste gainontzeko irizpide guztiak ere aitortu

arau zuzentarau legedi estrategi gomendio eta abarretan jasota daudenak dagoeneko europa mailan eta dagoeneko ere hamarkadetan

ere aplikatzen joan direnak ze ez dezagun pentsatu

eta jaurlaritzari eskaera batzuk egiten dizkiogulako kontu berria denik eta orain artean egin ez den zerbait dela egia esan lehengoan

urte inguruan hau da industria iraultza hasi aurretik mundu zabalean mundu osoan

lagun bizi omen zirela gaur bi mila hamairugarrena honetan zazpi mila milioitik

beraz bider zazpi baino gehiago egin du

edo egin du gizakiok osatzen dugun biztanleriak eta horrek jartzen

gaur tratatzen dugun arazoaren aurrean zenbateraino horrelako hazkunde bat iraunkorra da

horietako bakoitzaren bizitza norberak horietako bakoitzak nahiko lukeen bezala garatzeko

eskaintzen du gure planeta honek eta zenbateraino

mugak dituen baliabideak posibilitatzen dute edo ez orain arte eman den hazkunde hori denboran mantentzea

eraman behar gaitu onartzera mugak egon badaudela mugak nabarmenak direla eta beraz ezinbestekoa dugula gure jarrerak aldatzea gure jarrera pertsonalak egunerokotasunean norberak bere etxean dituenetatik hasi

politiken bitartez erakundeetara eramaten ditugunak eta praktikan jartzen ditugun horiek eta zorionez azken hamarkada hauetan

ingurumenak sortzen digun kezka kezkak ez gaitu zorionez betetzen baina gutxienez kezka horren aurrean ardura bai eta horretan iritsi gara sinatu dugun erdibideko horretara

ados gaude baina egia da dani maeztu eh bilduko bozeramaileak hemen esan dituenak gutxi gora behera

hitz egiten duena eta bestea gainontzekook hitz egiten duguna

bi hizkuntza horien arteko ulermen errazik

baina nik bai nahiko nuke aukera hau aprobetxatu ezker abertzaleak eh bilduk oro har daukan

kuriosoa egiten zaidan kontraesan bat aipatzeko

honetan somatzen ari gara ba eh bilduk eredu bolivarianoari dion

eta zenbateraino gustatzen zaion irribarre bolivarianoa eh bilduri eta noski eredu bolivarianoa ez da inondik eredu kapitalista suntsitzailea por supuesto nola ez baina kontua da eredu bolivarianoa dela

ekoizten duen bederatzigarrengo potentzia eta dela

esportatzaileen artean seigarrengo postua daukana eta hara azkenean zertan datza eredu bolivariano horren aberastasun iturriak

hemen eta han eta bazter guztietan dagokion lekuan zulatzetik eta ama lurraren

saltzetik pentsatzen dut dolarretan salduko duela eta denok dakigu petrolioa nahiz eta bolivarianoa izan zertarako izaten den besteak beste erregai bezala erabiltzeko

keak eta zikinak sortzen dituela ere badakigu eta

zerbait zerikusirik baduela baina zein dago ba mundu honetan kontraesanetatik libre zuek ez antza denez beste aldetik

inpaktu ekologiko esanguratsua duten azpiegituren moratoria

urte dezente ya berrogeita hamar hamarkadan ere ba egin ziren araban dauden bi urtegi handiak

urtegiak gaur egun oraindik ere argi indarra sortzeko erabiltzen direnak eta

urez hornitzeko gaur egun gaur egun dauden irizpide

seguruenik ez ziren egingo ez zen posible izango urtegi horiek egitea baina gertatu da orain dela gutxi eta talde ekologistak hala eskatuta bi urtegiak natura bi mila sarean sartu direla eta beraz

azpiegitura guztiekin ez dela gertatuko baina azpiegitura erraldoien kontra aho betez ibiltzen direnetatik

esango nuke oso oso oso gutxi direla uko egiten diotenak edozein autopista edozein autobia edo dagokion beste edozein

nire taldeko kide batek alex etxeberria jaunak schopenhauer eta demagogiaren definizio polit bat ekarri digu ganbarara

uste dut kasu honetan ere oso aproposa dela eta

ez da bi eredu kontrajarrien eztabaida gure eredua da iraunkortasuna ulertzen dugun bezala oreka zaila izanik ba markatzen digun helburuaren atzetik

erabakiak eta politikak egiteko eredua naturaren iraunkortasuna bai baita gure baliabideen iraunkortasuna ere baina baita gure gizartearen ongizatearen iraunkortasuna
herritarren bizi kalitatea hau da euskaldunon etorkizuna eskerrik asko
arrizabalaga andrea zuzenketarik aurkeztu duten taldeak mistoa upyd

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandan euskal talde popularraren ordezkaria den maroto jaunak dauka hitza

eskerrik asko maroto jauna eh bildu taldearen ordezkaria maeztu jauna zurea da hitza

presidente andrea ematen duelako askotan ez dakit venezuelaren inguruan ari garela etengabe eta

euskal herrian parte honetan gaude eta uste dut askotan murgildu behar garela hemengo eztabaidetara mire señor

interbentzioan eta hizkuntz ezberdinak egiten ditugula esan dut beharbada ez da hizkuntzen

eta nik ez dut esaten nire eredua edo nik defendatzen dudan eredua

hor daudela begiratu ez nik ematen ditudan datuak

kaleratutako garapen jasangarriko indikadoreak bi mila hamaikagarrena urtean

garraio arloan lur zoru okupazioaren inguruan

hazkundea orduan nik bakarrik esaten dut gaur egun

mugagabeko hazkunde fisikoarekin kontutan izanik
bere mugak badituela hori ezinezkoa dela eskerrik asko maeztu jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria rojo andrea zurea da hitza

eskerrik asko rojo anderea euzko abertzale taldearen ordezkaria den arrizabalaga andreak dauka hitza

jardun dugu lehen eta baliteke horrela izatea egia dena da bat oposizioan dagoenean eta

errez xamar erabil ditzakeela hainbat kontzeptu azpiegitura erraldoiak edo

edo ama lurraren gurtze hori edo interesak eta suntsitzaileak eta abarrak

joan den hileko hogeita seian komunikabide guztietan ikustea nola gipuzkoako foru aldundiaren atean

elkarteratze bat egin zuten nolabait salatzeko bilduk gipuzkoako aldundian daraman ingurumen politika beste batzuk gobernatzen egonda ohitu xamarrak geunden horrelakoetara baina

bazeukala bere interes berezia albisteak hain zuzen

esan zutena izan da bildu aldundian agintean dagoenetik egiten ari den ingurumen politika dela aurretik zeudenak egiten zutenaren berdintsua beraz hizkuntza desberdina izan daiteke aplikazio praktikoa

eskerrik asko arrizabalaga andrea mistoa upyd maneiro jaunak ez du hitzik hartu behar eztabaida amaituta

euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

onartuta geratu da gai zerrendako seigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena eusko legebiltzarreko gardentasuna lanen arintasuna eta parte hartzea hobetzeari buruzko erregelamendu aldaketei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duenaren taldearen txanda da euskal sozialisten ordezkaria mendia andrea zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jaunak dauka hitza eskerrik asko presidente andrea zure baimenarekin eserlekutik
oso labur beno aurreko bozeramaileek esan duten bezala araudiak ezarritako aginduari jarraituz

aurkezten du mendia andreak legezbesteko proposamen hau guk

bere momentuan gauzak araudiak dioanari egokitzeko zuzenketa bat aurkeztu genuen eta erraza izan da erdibideko testu bat onartzea eta arrazoia du quiroga andreak esaten duenean araudiak

beti hau eta araudi guztiek tokian tokiko eta momentuan momentuko egoerari baina baita ere egia da araudiek eta konbibentzia arautzen duten

egonkortasuna behar dutela eta ez momentu bakoitzeko okurrentziari behin behineko erantzuna ematen ibili hor lortu behar dugu behar beharrezkoa den oreka

horri ekingo diogula zintzotasunez gureak behintzat bai besterik ez eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkariak agirrezabala jauna zurea da hitza

ekarri digu partidu sozialistak oraingo honetan eta horretarako ponentzia bat eratzea eta araudiak berak esaten duen bezala txostena egin eta beharrezko aldaketak egiteko euskal herria bilduren

jarreratik arazorik ez honen aurrean

gardentasuna iharduera politiko zuzendu behar duten

guretzat behintzat horrela da beste irizpide edo beste printzipioekin batera izan ere

eta iharduera politikoaren prestigio sozialak harreman zuzena dute politikarion eta

eraginkor eta gardenarekin neurri handi batean nazio baten osasun demokratikoa bere ordezkari politikoen jokaera etikoaren araberakoa da beraz

gardentasuna planteatzen denean nahiz eta gero esango dudan bezala erdibideko honetan

zuzenketa horretatik bat gentozen ere ondasun adierazpenak argitara emateko eta ikuskatzeko

euskal herria bilduko legebiltzarkide guztiok kargua hartu bezain pronto konpromezu eta kontratu etikoa

aitorpen publikoa egitea bai kargua hartzerakoan bai kargua

partehartzeaz ere nahiz eta erdibideko zuzenketa honetan ez duen hitz egiten mendia andreak hitz egin du bere

ekimenean bere iniziatiban arrazoietan hitz egiten duzu bakarrik nahiz eta ez legezko proposamenean

ezer planteatu beraz honetaz ere hitz egin beharko da guretzat hau oso puntu inportantea da guk demokrazia partehartzailean sinesten dugu

jendartearekiko harreman etengabe eta leial batean

indartzea eta horretarako bide berriak ireki behar dira gizarte mugimendu eta eragileek modu erreal eta eraginkor batean parte hartu dezaten erabakiak diseinatu eta hartzeko orduan horixe da gure

guk uste dugu hain zuzen ildo honetatik edo lan egin behar dela eta honetan urrats galantak eman behar dira legebiltzar honetan

herri ekimenarekin zer gertatu den beraz partaidetza oso

beste bi puntu ere aipatzen zenituen bilkura aldiak luzatzea eta legebiltzarra eratzeko eta lehendakaria izendatzeko epeak arintzea biekin ados hala ere ongi etorria mendia andrea bilkura aldiak luzatzea defendatu eta defendatzen dugun artaldera

aurreko legealdian gai hauxe bera planteatu zen mahai gainean ponentzia horretan hemen aipatu den ponentzia horretan eta zuen taldeak aurkako bozka eman zuen beraz ongi etorria baino sekulan ez da berandu beraz nahiz eta horiek guztiak jasota ez dauden erdibideko honetan zuzenketa honetan guk

erreglamentuan jartzen duena ponentzia bateratu bi gauzetarako pnvri ahaztu zitzaiona bata da informea egiteko eta bigarren gauza pnvri ahaztu zitzaiona zen baita ere

eta gauza berriak

beraz esan bezala gure taldeak erdibidekoaren alde egingo du nahiz eta espero genuen edo nahi genuen

joatea besterik ez eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna

ez du hitza hartuko quiroga andrea

ezta ere mistoa upyd ezta ere eh bildu taldearen

jarriko dugu euskal sozialistak eusko popularrak eta euzko abertzale taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hirurogeita hamalau

gai zerrendako bederatzigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena abiadura handiko trenaren finantzazioari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko matute jauna